egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

gai zerrendako bigarren puntua mozioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den becerra jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi non gogoa han zangoa politikan hitza emandako hitza betetzea

hitz hori betetzeko gehiago balio du agindutakoa betetzeko asmoa baliabideak edukitzea baino non gogoa

lerroan falta dena falta da azpiegitura egiteko gogoa

harrigarria da benetan herri honetan gertatzen dena gobernuak azpiegitura bat proposatzen du eta ez du bere hitza betetzen jendeak azpiegitura aldarrikatzen du eta eskatzen dio jaurlaritzari hitza betetzeko gobernuak azkenik azpiegitura baztertzea erabakitzen du eta hori da

hitza ez betetzea herri honetan eta garraio publikoaz ari garenean batez ere beti garraio publikoa beti da azkena eta lehentasuna garraio pribatuan

hitza bete behar delakoan gaude eta guk bai galdakao basauri etxebarri eta nerbioi ibaizabal eskualdeko biztanleekin gabiltza eta biztanleei hitza eman nahi diegu eta biztanleak defendatu nahi ditugu eta horrexegatik aurkeztu dugu mozio hau metroko bostgarrena lerroa eraiki ahal izateko

becerra jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ugarte andrea ugarte

zurea da hitza bueno egun on denoi nik ere ez dut denbora gehiegi

gaia aztertzen teorian ados nago becerra jaunak esan duenarekin garraio publikoa sustatu behar dela ibilgailu pribatuaren erabilera baztertu behar dela eta politika publikoak norabide horretan egin behar ditugula baina gero hori

ez zuela asmatu variante sur ferroviariaren proiektuarekin

ez duela asmatzen ere bostgarrena linearen proiektuaren defentsa sutsua egiterakoan

eta da eusko jaurlaritza bera ere zalantzan jartzen ari dela proiektu honen bideragarritasuna

basaurin duen jendeak enkargatu zuen proiektu bat proiektu horrek alternatiba bat jasotzen zuen alternatiba hori askoz merkeagoa da eta alternatiba horrek ezbaian jartzen du ele bostaren proiektua

adostu egin dugu alderdi jeltzalearekin eta alderdi sozialistarekin erdibideko bat eta erdibideko horrek hain zuzen ere hori jartzen du zalantzan

garraio publiko hori sustatzeko euskotrenen lineekin konexio bat egon behar dela galdakaoraino

populazio nukleo handiak edo mugikortasun nukleo handiak behar dituztenak eta ele bosta azkenean izango litzateke proiektu horren bikoizte bat hau da zerbitzu hori emateko ez dugu behar linea metro bat

eta beraz ez lituzke konponduko orokorrean dauden arazoak eta bizkaian dagoen

eskualdeen arteko lotune falta ezta galdakao da

herri bat ez dauka trenbidezko konexiorik eta uste dugu behar beharrezkoa dela baina beharrezkoa dela euskotrenekin ez ele bostaren linearekin

uste dugu erdibideko honek nolabait ere ahalbidetzen duela proiektu alternatibo hori mailan jartzea eta serio aztertu dadila izan ere lehenengo puntuan hori adostu duguna da hau da gaur egun mahai gainean dauden proposamen ezberdinak eta alternatiba ezberdinak

alboratu eta konexioak inportanteena dena konexioak ziurtatzea orduan lehenengo puntuan zer egin dugu konexio horiek ziurtatu hau da galdakao eta galdakaoko ospitalea

eta zentzu horretan nik uste dut ondo dagoela bigarren puntua elkarrekin podemosen

oso lotuta zegoen presekin ezta eta nik uste dut hor badagoela puntu populista bat niri ez zaidana gustatzen agian

eta ezin gara egon etengabean presa sartzen proiektu ezberdinekin etengabean presa sartzen noraezean eta ondo aztertu gabe proiektu ezberdinak garatzeko zeren mota honetako proiektu bat egitea exekuzio proiektu bat alternatiben proiektu bat baina exekuzio proiektu bat egitea

garestia da eta uste dut ezin dugula egin a lo loco elkarrekin podemosek planteatzen duen bezala uste dut elkarrekin podemosen planteamendua esan dudan bezala oso a lo loco egina dela

uste dut ez dela momentu honetan eusko jaurlaritzaren errekurtsoak modu egoki batean erabiltzeko bidea uste dut

landu beharreko kontu bat dela aztertu egin behar dela eta evidentemente plan estrategiko horretan sartu behar dela baina ez hilabete batean eta diru kantitateak zehaztuz hau da prebio bat behar da lehen aipatu dudan bezala eta prebio hori egiteko konpromisoa hartzen da gaur eta guk uste dugu hori ona dela eta gero azkenik ere

baina gainontzeko lurraldeetan ez da lortu eta da txartel bakarrarena hau da azpiegituretan oso zentratuta gaude

inbertsio handiak egiten oso zentratuta gaude eta ez daukagu inolako pentsamendurik garraio hori intermodala izan dadin pertsona bat

konexioak egon daitezen garraio publiko hori antolatua eta

eta erdibidekoan nik uste dut hori dela lortu duguna ere hau da gipuzkoan duela urte batzuk lortu zena bi mila hamairuan lortu zena bada garaia bi mila hemezortzian

ere lortzeko azkenean arazoa bizkaian garraio publikoa

eta txartel bakarraren proiektua gauzatua ez egoteko arrazoiak ekonomikoak dira eta uste dugu hor operadore ezberdinekin bizkaiko aldundiak egin duena baino askoz hobeto jardun behar duela uste dugu eusko jaurlaritzak horretan ere egin duena baino askoz hobeto jardun behar duela eta gaur hemen onartzea bizkaian txartel bakarra gauzatzeko

emaitza ona dela euskal herria bildurentzat eta besterik gabe

eskerrik asko ugarte andrea euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi hace unos plenos

sea una realidad en los próximos años eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok

eta llanos andreari laugarrena lineari buruzko proposamenean ere proiektu hau lantzen soilik bizkaiko lurralde historikoan baita ere

y su entorno lan egingo da gauzak ahal bezain ondo egiteko kasuan kasu dauden premiei ahalik eta konponbide

dagokion lana egiten ari da azterlan informatiboak eraikuntza proiektuak aztertu obra bakoitzaren kostua eta horren onura eta baita ere zein konponbiderik

eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

supersurraren proiektuak ez dauka inolako zerikusirik honekin egia da errekurtsoak finitoak direla antolatu egin behar direla eta denerako ez dagoela

aurkakoa izan dela inolako zalantzarik ez dago ez luke egon behar eta garbi dago eh bilduk etorkizunean planteatzen ari den bostehun milioi euroko proiektu horren aurka egingo duela ez dagoelako justifikatuta inolako mugikortasun planetan garraio pribatua lehenesten duelako eta abar luze bat beraz bi gauzak nahastea eta planteatzea hau honen aurrezkiak bestera eramango duela ez da erreala

ikusi ahal izango duzu bata nori dagokion eta bestea nori dagokion aipatzen duzu horrekin egingo duguna dela

nik hori defendatzen nuen uste dut bakoitzak dituela dituen konpetentziak eta bakoitzak dituela dituen baliabideak beste gauza bat da

eta hemen planteatzen ari garena da bizkaiko foru aldundiak eta eusko jaurlaritzak hitzarmen bat egitea baina esango dizut eusko jaurlaritzak egin beharko balu ere ez nuke inolako arazorik edukiko

horretarako dago egiten den banaketa egiten den diru bilketaren arabera

lehenengo tranpa planteatzen duzuna bigarrena da

iritsiko da iritsiko da baina ze gastatu behar dugu hirurehun milioi euro

ez dakigu zehatz baina hori esaten dutena las malas lenguas hori gastatu behar dugu

bizilagun batzuekin konpromiso partidario bat hartu duzuelako edo arduraz jokatu beharko dugu eta alternatibak begiratu

tunel pila bat egin horrek suposatzen duen exekuzio koste altuarekin horrek suposatzen duen mantenu kostu altuarekin

eta euskotrenekin koordinatuta egongo direnak fondo de saco bat sortu behar dugu esan zaielako galdakaotarrei hori horrela egingo dugula

niretzako hori ez da politika egitea niretzako hori eta barkatuko didazu baina hori ez da politika egitea niretzako politika egin behar da serio

jende gehienari eragingo dietenak eta merkeenak bilatuaz eta hori ez da ele bost linea

garraio publikoa delako duplikatu egiten da publikoa da finantzazio

nire ustez rigor eta seriotasun gehiago eduki beharko genuke ele bost linea oso garestia da

bai galdakaokoei nolabait ere asebeteko zaie beraien espektatibak baina beste guztia geratuko da hankamotz eta geratuko da gaizki eta orduan intermodalitateaz hitz egiten dugunean zertaz ari gara hitz egiten jendeak metroa utzi eta joan beharko dela korrika euskotrena hartzera beste bailara batekin konektatzeko

ikuspegi batetik ere zertaz hitz egiten ari gara

garraio pribatua sustatzeko errepide berrien eraikuntza garraio publikoa sustatzeko azpiegitura proposamen antzuekin

zilegia denik nik uste dut begiratu behar duguna dela

eskatuko duguna da epe motzean hauek lantzea baina ezin duguna da aurrera begira noraezean aurrera begira jo azkar egitearren zerbait ze ondo dakizue azpiegitura baten diseinua egiteak eta exekuzio proposamen bat egitea

behingoz badago eusko jaurlaritzaren partetik eta bizkaiko aldundiaren partetik predisposizio bat aprobetxatu dezagun predisposizio hori gaizki zegoena ele bost linearen diseinua zelako hori zen gaizki zegoena orduan jarraitu dezagun exijitzen

bizkaiko garraio agintaritzan hori egingo dela plan estrategiko horretan jasoko dela datorren urteko aurrekontuetan sartu dadila exekuzio proiektuaren

bizilagun batzuekin hartu den proposamen baten inguruan izugarrizko kostu edukiko duena

herri honek behar duena denik eskerrik asko ugarte anderea euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea

eskerrik asko zorrilla jauna eztabaida amaitu denez

elkarrekin podemos eta euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita hamabost

gasteizerako uholdeen kontrako planari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

bai eskerrik asko lehendakari andrea eta egun on guztioi

de los ríos del sur edo hegoaldeko errekak cinco milioi metro kubiko urtero daramate eta hor ur guztia

bataz besteko tratamendua metro kubikoko zero koma bi eurokoa da hau da hartzen baldin badugu

gastatzen ari garela milioi bat euro tratatzen ur bat ez dela tratatu behar es decir que en números redondos cada año

eskerrik asko legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok sailburuok egun on beno guk uste genuen gaurko honetan akordio bat azaltzera ginela tribuna honetara izan be aurreko egunetan eman diren negoziaketetan nahiko testu antzerakoak manejatu doguz eta ematen zuen nahiko hurbil geundela baina azkenean

sinatu zen hitzarmenaren ondotik dator eta kasu bat kenduta gehienetan ez gabiz

horrela dio gasteizko hirigunea zadorra ibaiaren uholdeen kontrako babesaren lanen hirugarren fasea

zortzi milioi eurokoa da berriz ez da akordio honen barruan sartzen gasteizko udalak

edo beste erakunde batzuekin hitzartutako finantzaketaz gauzatuko bait dira acuaebro

eskerrik asko arruabarrena jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkariak lópez de ocariz andrea zurea da hitza

garcía andreak ez du hitzik hartu behar eh bilduk ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu lehenik eta behin

gehitzeko zuzenketa lehenik eta behin gehitzeko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka

beraz ez da onartu jarraian euskal talde popularrak eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako

eitbren albistegietan independentzia bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta defendatzeko

deitzen da tximeleta hori eta eitbko karrera profesionala ere

hasten den egun berean amaitu egiten da hau da kazetari batek eitbko plantillan sartzeko oposaketa gainditzen duen egunean bertan amaitu egiten da

jaio hegoak zabaldu eta hil oposaketak gainditzeko joko arau zehatz batzuk daude

titulazio akademikoa hizkuntz gaitasuna

langileen ordezkariak ere hor daude irizpide zehatzak ezartzen dituzte azterketak antolatu eta kontrola eta bermeak

eta horren guztiaren gainetik oinarrizko printzipio bat aukera berdintasuna eitb enpresa publikoa bat delako eskatutako

edozein profesional aurkeztu liteke oposaketa horietara eta lehiatu lanpostu bat lortzeko eitb esan bezala komunikabide publiko bat delako eta uste dut edozeinentzako oso poz handia dela etbn plaza bat lortzea euskal herriko komunikabiderik handiena da publikoa den bakarra

maite duzuna egiten gainera baina plantillan

hor amaitzen da hasitako bidea hortik aurrera ez dago inongo oposaketarik ez meritu lehiaketarik karrera profesionala egiteko ez modu bertikalean ezta horizontalean ere hortik aurrera ez dago inongo irizpide ez baldintza objektiborik ez gardenik

ez bermerik dena digitala da atzamarrekin egindakoa hortik aurrera esaterako

erredaktore postua da oposaketaz lortu daitekeen bakarra mailarik baxuena da eta hortik gorako guztiak ardura postu guztiak

zuzendaritzak hau da erredaktorearen gainetik daude esate baterako arlo buruak politika ekonomia gizarte kultura koordinatzaile horiek daude horren gainetik eta denen gainetik editoreak hau da albistea zer den eta zer ez den erabakitzen dutenak eta ze iraupen izango duen eta

sartuko den erabakitzen dutenak erredakzio burua dago gero gero albistegietako zuzendaria

guzti guztia inongo gardentasun eta berme barik aukeratzen du zuzendaritzak

postu guzti horiek ehuneko hamar bat edo gutxi gorabehera aldatu litezke edo aldatu egiten dira eta hori ondo gogoratu dute sozialistek

eitbko zuzendaritzan sartu zirenean ia ardura postu guzti horiek guztiak aldatu zituzten uste dut kultura arlo burua izan zela mantendu zuten bakarra eta

tira hori karrera profesional bertikalari dagokiona horizontalari dagokionez ostera eitbko erredaktoreek ezin dute albistegi saioetan lan egin sail horiek azpikontratatuta daudelako gehienak produktoreek egiten dituztelako eta ez plantillako jendeak hori bai zuzendaritzak erabaki dezake modu arbitrarioan

plantillako baten batek horrelako saio batean lan egitea antolaketa guzti hau irizpide profesionalen arabera egiten dela diote

ardura postuetan dauden profesionalen profesionaltasuna asko miresten dudan jendea dago ardura postuetan eta egon izan da ere bai ez da hori kontua inondik inora ere ez eitbn lan egiten duen jende guztia profesionala da

baina profesionalak dira ere karrera profesionalerako aukerarik ez duten erredaktoreak ere

aukera berdintasunari buruz ari gara eta eitbko erredakzioan ez dago aukera berdintasunik no es una cuestión de profesionalidad

gaurkoan eztabaidatzen ari garena hain zuzen ere gardentasuna eta aukera berdintasuna komunikabide publiko baten independentziaren bermea direlako

eta ez gobernuaren komunikabidea bertako profesionalak libre izan behar dira independente euren karrera profesionala zuzendaritzaren konfiantzaren menpekoa izan

eta batez ere aukera berdintasuna bermatu behar da konfiantza baleko kontzeptua izan liteke baina beti ere obedientziari lotuta ez badago horren adibide polit bat daukat

eitbn gertatutakoa hemen ondo gogoratuko dute baina ez daude hemen ez egibar ez luke

iñigo cabacasen aita ama hona etorri zirenenean eta

hikamikatxo bat etbko kamara batek grabatu zuen eszena hori eta bueno eguerdiko albistegietan

gero oi bezala ba eitbn eskegi egin zuten bideo hori baina

arratsaldeko editoreari azal nagusitik kentzeko eskatu zion eta bigarren maila batean jartzeko

ordurako baina bideoa barra barra zebilen sare sozialetatik eta baten bat

eitbnet eko editore horri eskatu zioten bideotik kentzeko

ez grabatu esaten zuen zati hori oraingoan horri uko egin zion editoreak eta

lab sindikatuak zentsura salatu zuen eta zer diren gauzak handik hilabetera edo eitbeus eko albistegietako zuzendariak editorea kargutik

kargutik kendu zuten editore hori eman zion arrazoia konfiantzaren galera izan zen

gertatutakoagatik hor amaitu zen editore horren karrera profesionala

profesional ona zen ardura postuan zegoenean eta profesional ona da gaur egun ere baina urak dakarrena daroa ez diote berriro ardura posturik eman oso profesional ona izan arren hori da eitbn gertatzen dena ezetz esaten duenak ez du babesik erredakzio kontseiluarena bai babes morala baina besterik ez ezetz esaten duenak

akabo eta hori horrela da karrera profesionalik ez dagoelako eitbn ardura guztiak atzamarrez banatzen direlako eta hori da gaur hemen eskatzen ari garena kalitatezko telebista publikoa gura badugu independentea izan behar da eta horretarako neurri zehatzak hartu behar dira

horregatik eitbko albistegien egunerokoa erabakitzen dutenak gardentasunez eta aukera berdintasunez aukeratu behar dira irizpide profesionala baino ez dadila izan eta ez konfiantza pertsonalaren araberakoa albisteen tratamendu orekatua gura badugu bermeak behar dira neurri zehatzak eta hori

eta egon ere badaude ere neurri gehiago eitbko erredakzioan esate baterako etbkoan esate baterako

aurkezle gehienek ere orain arte artista kontratua zuten ez dira plantillakoak ardura postuetan dauden asko gainera gestoreak dira hau da lan hitzarmenetik kanpo daude lan baldintza horiek asko zaintzen dute komunikabide bat independente izatea ipini eta kendu

agradezco por tanto agradecemos euskal herria bildu el acuerdo con elkarrekin podemos eitbren erreforma integralerako lantaldean ere hau landuko dugu baina

itxaron ezin duten neurri batzuk eta hau horietako bat da premiazkoa delako batetik eta bestetik epe luzerako neurria delako beraz hainbat arinen hasi behar da bide hori

lantaldean norabide horretan lan egin eta amaitzeko gogoratu gura dut lehengoan maite iturbek eitbren kontrol batzordean esaten zuena bere berbetan eitbren estilo liburuan

pentsamendua egia esateko aitortu egin behar dugu barre apurtxo bat egin genuela gero hain zuzen ere kapucinskiren ezaugarri nagusietako ba zelako botereaz kritikoa izatea

pasa gaitezen mesedez praktikara eta izan dadila eitb ere boterearekin kritiko ona delako demokratikoa kazetaritza onaren esentzia jar ditzagun horretarako oinarriak karrera profesionala oinarri horietako bat da

izan dadila gure komunikabide publikoa euskara eta euskal kultura zabaltzeko baina baita ere gure herriaren berri zintzotasunez eta

eta esaera horrek dio lehoiek historialari bat ez duten bitartean

kontatuko dutela behar bezalako telebista publiko independentea ez dugun bitartean herri honen historia momentuan momentuko gobernuek kontatuko dute eta hori ez da gure historia eitb ezin daiteke

eitb txoria da izan da beti batzuek hegoak moztu gura
eurena izateko baina horrela ez da gehiago txoria izango eta guk txoria dugu maite eskerrik asko
agirre anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz elkarrekin podemos

eskerrik asko eskerrik asko arana andrea

eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

mahaiburu anderea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

ezinbestean lotuta dauden kontzeptuak dira horrela hasten da eh bilduren zioa gaurko legez besteko jatorrizko proposamenean

eta nik hasi nahi dut honekin ze nik uste dut ez dela horrela ez ditugula bi gauza hauek nahastu behar

biak daukate eragina bata bestearengan baina ez daude guztiz

informatiboen inguruan hainbat eztabaidatu dugu eta orain dela bakarrik aste bat

batzordean bertan izan genuen eitbko zuzendaria maite iturbe eta han horretaz aritu ginen gehien bat informatiboen kalitatea eta eta berak esaten zigun

ikerketa soziologikoetarako zentroaren arabera egin ziren

batzuetan galdetutako bi mila bostehun euskaldunek

ehuneko laurogeita seiak etbren kateak nahiago zituela erantzun zuten eta bigarren posizioan la sexta zegoen ehuneko

oso atzetik geratu ziren ikerketa soziologikoetarako zentroaren datuen arabera biztanleriaren erdiak

eta beste erdia gainerako kateen artean banatzen da eta beste honako galdera

nahiago duzu informazioa jasotzeko honetan eitbren irrati emisorak nahiago ditu galdetutakoen ehuneko

eta beste herena gainerako irrati emisoren artean banatzen da hauek esan dudan moduan ikerketa soziologikoetarako zentroaren datuak dira beraz eitb erreferentzia da euskal herrian informazio emateari dagokionez hemen niri arraroa egiten zait ze beti esaten da eta ni ados nago

ados nago agirre andrearekin profesionaltasuna badago eta beraz profesionaltasun maila handikoa daukagu eta

eitbko zerbitzuak oso demandatuak dira informatiboetan

apurtzen den hor kalitatea ze nik behintzat bata bestearekin lotuta pentsatzen dut kalitatea badaukatela informatiboen kalitatea

jarduera profesional zabala du telebistako produkzio zereginetan produktore gisa eta produkzioko eta miramongo produkzio zentroko buru eta zuzendari gisa bi mila hamairuko martxoan eitbko zuzendari nagusi izendatu zuen eusko legebiltzarrak eleanitza horrela dio transparentzia portalak eta

nondik agertzen diren gehienak barrukoak dira

beraz daukagu profesionaltasun maila handiko jendea

ados nago barruko jendea da agintzen dagoena

non apurtzen da katea nik argi ikusten dut eta ez dut ukatzen gauza asko lan egiteko daukagula eta hitz egiteko gauza asko dauzkagula badaukagu ponentzia eta badakit arana andrea barre egingo du nitaz hori esateagatik baina horrela da eta nik ardura daukat eta

eta hor lan txintxo eta gogor

nire konpromezua hor dago lehenengo egunetik eta esan duen moduan romero andreak hor daukagu entzungo ditugu

entzungo dugu sindikatuak entzungo dugu eta hortik aurrera gure erabakiak hartuko ditugu eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

oposaketa gainditu duten ze meritu lehiaketa egin duten zelan aukeratu dituzten ze irizpideen

arabera aukeratu dituzten ez etxekoak diren edo ez diren etxe barruan atzamarrez aukeratzen da jendea hori argi geratu dadila hemen kazetariak gora behera gabiltzanez kazetarien

eraginkorrena berba bakarrean laburtzen da eta da zergatik eta esaten duzunean jende gehienak aukeratzen duela etb galdetu behar diozu zeure buruari zergatik aukeratzen duen eitb

hori da zaindu behar dugun komunikabidea inor baino

esan duzu ez direla nahastu behar karrera profesionala eta independentzia baina ez duzu azaldu zergatik horregatik berriro ere kazetari bezala egingo nizuke galdera zergatik diozu hori

ez dut ulertu eta uste dut gainera ez duzula argumenturik eman

ponentziara o sea forma kontu batera nik uste dut forma kontu horretara mugatu zaretela

ez daukazuelako eta ponentzia aipatu duzuenez eta esan dut nik ere nire interbentzioan

eta guk ponentzian serio gaude eta lanerako gogoarekin konpromisoarekin gauzak hobetzeko

horretan ea hurrengo txandan azaltzen didazuen zergatik ez duzuen benetan

gure legez besteko hau berez esan dudan bezala aztertuko dugu landuko dugu hau lantaldean baina uste dut premia askoko kontua dela esate baterako edozein enpresatan

lanean bidea egiten jarraitu behar da lan egin behar da nahiz eta plan estrategiko bat bezala egiten ibili

babestu eta batez ere nik gehien haserretzen nauena da zergatik zeren badaukagu horren historia bat hemen etxe honetan aukera berdintasunaren kontzeptua jausten den azal iezadazue zerk

eta funtzio publikoan oinarrizko kontzeptu bat da zergatik kasu honetan

plantillaren ehuneko hamar bat izango dira ardura postuetan daudenak zergatik beste ehuneko laurogeita hamarek ez daukate aukerarik horretarako

zergatik behar da konfiantza lanpostu horietara heltzeko

obedientzia lanpostu horietan mantentzeko hori da azaldu behar didazuena eta gure argumentua uste dut

eta beno gure ustez karrera profesionala berdintasunean egitea berme bat da nahiz eta zuk independentziarekin lotu eta gero azaldu iezadazu mesedez

independentea izatea nahi badugu lotuta joan behar da hori

denek eduki behar dute aukera karrera profesionalerako eman ditzagun

eitb denona delako denona da eitb eta

eskerrik asko agirre anderea elkarrekin podemos arana anderea zurea da hitza

eskerrik asko arana anderea euskal talde popularra llanos anderea zurea da hitza

eskerrik asko llanos anderea euskal sozialistak romero anderea

euzko abertzaleak oregi anderea zurea da hitza bai egun on

gauza batzuk aurrera doaz eta argitzen ari garen gauza batzuk eta entzun dut

ondo dago gauzak esatea ze hemen esaten ditugu gauzak demagogiaz beteta eta

oregi andrea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ikuspegiari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen

ekimena denez bere ordezkaria den arana andreak dauka hitza aldeztu eta defendatzeko

egun on berriro ere elkarrekin podemos elaboró

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen

eguerdi on guztioi eztabaida honetara ekarri gaituen ikerlanaren balioa azpimarratzen hasi nahiko nuke nire gaurko interbentzioa berritzailea baita eta ondo azaldu du arana andereak zuloagak

egin duten lana bai ikertzen dutenagatik baina baita egin duten ikuspegiagatik ere beraiek azpimarratzen duten moduan oso gutxi aztertu izan da atxiloketaren fasea estadio intermedioa haiek izendatzen duten bezala eta nik gaineratuko nuke are egin dela ikuspuntu feminista batetik gutxienez emakumeak erdigunean kokatzetik eta gainera kasu honetan ezin dugu ikuspuntu intersekzionala alde batera utzi

zein gizonez modu homogeneoan hitz egin talde homogeneo bat izango balira bezala aniztasuna aintzat hartu behar da eta ikerlan horrek

mozal legea bezala ezaguna zaigun lege atzerakoia dugu adibide bezala eta zer zigortu nahi dugun garatzen ditugun politiken kontra dagoen disidentzia oro zigortzeko izango da beraz ikuspuntu hau txertatzea ez da soilik emakumeen

ikuspuntu aldaketa bat suposatu behar du pertsona infraktorearen gaineko ikuspuntua aldatzetik hasi behar da eta kontrol penalaren egiteraino heldu behar da sistema zigortzaile hau emakumeen kontrolerako kontrol sozialerako tresna baita

agerian dago eta ikerlan honetan hori argi geratzen da hasieran duen azalpen parte osoa sakonki aztertzea denoi hemen gauden denoi oso ongi etorriko litzaiguke eta hortxe daukagu emakunderen webgunean eskuragai

lan egiteko epe motz ertain eta luzeko proposamenak egitea ezinbestekoa izango da gaur eztabaidagai dugun proposamen hau epe luzeko ikuspegia dauka mahai gainean daukagun justizia eta atxiloketa sistemaren azterketa sakona

zein arazo ikusten diozue proposamen honi ez dugu guk bakarrik esaten ez dute ikerlariek bakarrik esaten

arauek ere barnebiltzen dute eskaera hau bi mila hamaikatik mahai gainean daukagun proposamen sorta horrek

genero ikuspegia txertatzearen beharra atxiloketa prozeduren gaineko egin beharra honetaz gain esaten genuen bezala berehalakoan martxan jarri daitezkeen neurriak aipatzen ditu ikerlan honek ere eta ikerlariek beraiek legebiltzar honetan egin zuten agerraldian agerian geratu zen bezala

aipatzen dituzte hauek bilduak eta legez besteko batean proposatuak izan dira ere gure taldearen ekimenez eta espero dugu ahal bezain arinen eztabaidatu ahal izatea

abiadura ezberdinetako baina egin beharreko urratsak dira hauek guztiak eta horregatik epe luzera begirako proposamen oso bat da gaur erdibideko honetara ekarri duguna

oso oso ondo adierazi ditu puntuak nondik nora doazen eta guk ere helduko diogu erantzunen edo entzuteko txanda honi jakiteko non dagoen arazoa genero formakuntza behar da polizian

antolatutako eta bideratutako espazio horretan eztabaida eta

bultzatu behar ditugu emakumeek dituzten bizipen horietan estigmatizatzaileak eta berbiktimatzaileak diren esperientzia horietan intzidentzia egiteari utzi behar diogu egun mahai gainean dagoen kezka

salaketen fenomenoari heldu behar diogu agerikoa da honek ustez emakumeen mesederako sortzen diren legeetan efektua sortu duela genero indarkeriaren terminoaren arazoetako bat atzerritartasun legea mozal legea eta zigor sistemaren artean ematen diren gurutzaketa sexista

eta hauek ezabatzean lan egin behar dugu ikuspuntu feminista eta intersekzionala kontutan hartu behar dugu aniztasunari heltzeko eta

eta ustezko neutraltasun horri aurre egiteko beraz guk bai euskal herria bildutik hau guztia eraldatzeko

gaur elkarrekin podemosen proposamenari ekarpenak eginez eta erdibideko oso on bat lortuz eta bihar epe motzerako proposamenak eztabaidatuz
eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta

rojo anderea euzko abertzaleak

bai eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok dagoeneko

elkarrekin podemosek seguritate politikak eta genero ikuspegiaren ingurua aurkeztutako

txostena aipatzen da genero ikuspegi batetik txosten horrek

jasotzen du eta egia da txostenaren ondorioetako bat dela portaera ezberdin bat izaten dela poliziaren

horietan eta horren ondorioz ezinbestekoa dela genero ikuspegia seguritate politiketan ezartzea txostena hemen azaldu ziguten martxoan beraien egileek eta bueno oso zabala da edukia eta batez ere dago zentratua atxiloketa prozesu horretan arana andreak aurkeztutako jatorrizko legez bestekoan kontutan hartuta txosten honen

eta genero ikuspegia kontutan izanda plan bat egiteko eskatzen da seguritate departamentuaren berdintasun planaren barruan eta hemen

ez badizut ulertu zergatik egin behar den plan bat plan bat egina baldin badago eta ez dut uste berdintasun plan bat genero ikuspegi gabekoa izango denik zeren bere horretan izan beharko duelako bestela ez litzake berdintasun plan bat

eta gainera urrian bi mila hamazazpiko berdintasun politiken planifikazioa legebiltzar honetara

txosten horrek bueno kontutan hartzea eskatzen zenuen eta horretarako esan behar dizut baita ere batzorde bat sortu dela

eta bertan egiten diren proposamenak aztertu eta ustez egokiak direnak behintzat kontutan hartzen hasita daude adibidez

bai berdintasun taldearen formakuntza bidez eta baita akademiako formakuntza bidez ere eta formakuntza horrek berdintasunean ezik ba genero indarkeriaren inguruko formakuntza ere suposatzen du

atzerritar legearekin zerikusia daukatenak eta atzerritar legearen aplikazioan

sortarazten direla ertzaintza beregana hurbiltzen denean pentsatzen dutelako

aldiz hemen izan genuen baita ere beltran de heredia sailburuaren agerraldia ertzaintzako hainbat arduradunekin eta agertu ziguten beste plan bat baita ere

emakumeengan beste modu batera iritsi ez zelako ba atzerritarrei aplikatzen zaien legea aplikatzeko baizik eta beste delitu batzuk ekiditzeko ez

eta saiakerak egiten ari dira eta asko eta ertzaintzak beno enpleo ferietan ere parte hartu izan du emakumeei elearazteko ba beno aukera profesional egokia izan daitekeelako ba ertzain izatea

orain ere azkeneko promozioa dago akademian eta esan behar da emakume proportzioa ba ez dela guk nahiko genukeen bestekoa baina egiten ari dira beno lan egiten ari da baita ere gai horretan eta polizi legearen egitasmoan ere jasotzen dira hainbat neurri ba beno errazteko

ez eta beste hainbat eta hainbat neurri ere dagoeneko kontutan hartuta daude eta betetzen dira

argi eta garbi oinarrizko garbitasun kit hori hainbat aldiz aipatzen dena ere bai emakume izateagatik katxeoak nola egiten diren ere

ertzaintzaren esku gauza batzuk aldatzea nik uste dut

ondorio oso interesgarriak ateratzen direla nik ere agerraldian balioan jarri nuen txostena egia delako emakumeen atxilotze

bi mila hamazazpian kalabozoetatik pasatu den emakumeen portzentaia

momentu batean berezitasun batzuk ere gerta daitezkeela ba egia delako nahiko eremu maskulinizatuak direla

behar bada bulnerabilidade egoera hori areagotu daitekeela emakume batengan

ez egia da baita ere atxiloketan gero eta gutxiago direla rojo andreak esan du inputazioak

txosten honek esaten du baita ere poliziak kontutan izaten dituztela atxilotutako emakumeen egoerak eta baita ere legez eskatzen diren berme guztiak

atxiloketa prozesuetan beraz nik uste dut denok ados gaudela eta gainera arana andrea esan behar dizut zure hasierako proposamenetik

gero aurkeztu duzun erdibideko horretatik baino uste dudalako etxebarrieta andreak aurkeztu zuen zuzenketa ba askoz ere proposatzaileagoa zela zehatzagoa eta hainbat eta hainbat kontzeptuekin ez ez nagoela ados baizik eta ez nuela ikusten

zuzenketa batean sartzeko eta gainera idatzita dagoen bezala ba hainbat kontu ematen dira

sexu abusuak eta ekiditzeko eta dagoen bezala idatzita ematen du ba gure ertzain etxeetan horrelako gauzak gertatzen direla

legez eskatzen diren bermeak betetzen direla eta emakumeak emakumeak diren heinean kontutan izaten direla beraz nik uste dut genero ikuspegia kontutan hartzen dela seguritate politiketan asko egin behar dela oraindik noski ados gaude guztiok

ez ezazue inoiz zalantzan jarri gure taldearen eta jaurlaritza honen konpromisoa berdintasunarekin eskerrik asko eskerrik asko berasaluze
andrea zuzenketarik aurkeztu duen taldearen txandan euskal talde popularraren ordezkaria llanos andreak dauka hitza

sea el correcto y adecuado nada más muchas gracias eskerrik asko llanos anderea erantzuteko txanda elkarrekin podemos arana anderea zurea da hitza

eh bildu etxebarrieta anderea zurea da hitza el número

larri baten aurrean gaudela emakumeak ez direla segurtasun politiken erdigunean kokatzen

baina horregatik edo horrek ez du esan nahi haien berezitasunak eta aniztasun hau kontuan hartutako politika berezituak egin behar ez ditugunik

ari ginena berdintasun plan horren barruak atxiloketa unearen inguruko

orain arte ez dugu esaten ezer egin ez denik baina hobetzeko asko dagoenik bai bestela zertarako egin da egin den ikerlana hori zertarako ditugu hor dauden ondorioak

ez esateko berdintasun planean txertatuko dugula eta bai

hor zegoen lan hori heltzeko nolabait horri zukua ateratzen saiatzeko ez dakit hainbat gai atera dira eta horietako bat eta ados gaude denuntzia edo

argi eta garbi baina ez dugu uste jakinarazpenarekin nahikoa dela eta hor eskatzen genuena nolabait ikerlan bat egitea beraiek badaukatelako informazioa haiek direlako

arazo bat daukagulako eta ikerlanean bertan ere planteatzen zen arazo hasi besterik ez den eta

aurkituko garelako beraz esaten genuen zuek adierazi duzue hainbat neurri betetzen dira beno ba betetzen badira

apaga y vámonos ez dakit karpeta itxiko dut eta ez gara berriro proposamenekin etorriko ez da hori

baina noski xehetasunetara jo dugu proposamen konkretuagoetara jo dugu berdintasun planean ikuspuntu hau txertatzera jo dugu

horri heltzeko eta hobetzen jarraitzeko edo

zeren berdintasun formakuntzaz hitz egin duzue

guk hemen hitz egiten ari garena da detentzio unean ematen diren egoerei aurre egiteko berdintasun edo ikuspuntu feminista hori izateak

hori da kontrako edo gertatzen ari den arazoetako bat eta

agertzen zen kontuetako bat zen eta ulertzen dut llanos andrea planteatzen zenuen zalantza hori baina nik uste dut

genero ikuspegia txertatzea horri aurre egiteko izan behar duela azkenean

erdigunean orain arteko politikak gidatu dituztenak erdigunean orain arteko politiken norabidea norri markatu diogun hori zegoelako hau da gizonezko konkretu bat zegoelako gainera orduan emakumeak txertatzean bere

baina ez dadila izan kalterako zalantzarik gabe izan dadila hobetzeko eta hau ez dio soilik mesede egingo atxilotuak izango diren edo izan daitezkeen

ustezko neutraltasun hori apurtzeak eta aniztasunetik begiratzeak denei mesede egingo dien eta beti positibora ekarpenak egiteko aukera emango duen zerbait badelako beraz amaitzeko

protokoloen inguruan sortu den zalantzarekin inondik inora ez gabiltza esaten hau denik gehien ematen diren espazio bat edo hori aditzera ematen baldin bazuen beste idazkera formula bat

baina sexu erasoen kontrako protokoloak toki lantoki eta espazio guztietan egon behar dira eta hona ere

hori esaten ari naiz hemen bortxatzaile gehiago daudenik ez espazio honek hori ere bai duela esaten dugu besterik gabe prebentzioaren ikuspuntutik eta inoiz gertatuko bada horri aurre egiteko mekanismo guztiak ditugula ziurtatzetik edozein enpresatan egiten den bezala esaten zen moduan hemen ere egon behar duelako

zer aditzera ematen zuen hitz egiteko prest ginen eta beste modu batean erredaktatzeko prest eskerrik asko etxebarrieta andrea

eskerrik asko eskerrik asko berasaluze anderea eta amaitzeko llanos anderea zurea da hitza

llanos andrea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bilduk sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

beraz erdibideko zuzenketa ez da onartu jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

itxoin oraindik ez momentuz orain bozkatu dezakegu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da osoko zuzenketa jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut eusko legebiltzarraren adierazpen instituzionala turkiako giza eskubideen defendatzaileak aske uzteko eskaerari buruz

estatu golpeak porrot egin ondoren atzerakada beldurgarria izan dute giza eskubideek turkian eta hori eragin larria izan du gizarte zibilean bi mila hamazazpiko ekainetik uztailera

turkiako amnistia internazionaleko zuzendaria turquía

eusko legebiltzarrak turkiako gobernuari eskatzen dio berehala eta baldintzarik gabe askatu

eta erretiratu daitezela auzipetutako hamaika giza eskubideen defendatzaileen aurka dauden kargu guztiak